egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hurrengo jaun andreek botoa

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun batzordearen irizpena

legebiltzarkideen bateragarritasun egoeraren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena

legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du

batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideek izan ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakegu botoa bozkatu dezakegu

alde beraz onartuta onetsita geratu da irizpena gai zerrendako bigarren puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena

eta arakaldo udalerriak berraktibatzeko ponentzia berreskuratzeari eta berrabiarazteari buruz eztabaida eta behin betiko

bere ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

ha sido por unanimidad nada más gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak

gure taldeari oro har aberasgarrai iruditzen zaio ponentzia bat sortzea alde batetik

ahalmena daukagula eta posibilitatea edukiko dugulako eta beste alde batetik ere nolabaiteko

egin ahal dugulako baita alderdi politikok ere gu saiatuko gara gure taldetik partaidetza sustatzen eta bueno adostuko diren neurriak

egiteko modukoak adosten

saiatuko gara gainera gainontzeko erakundeekin bereziki ere gobernuarekin hauek komentatzen izan ere haiek ere gerora neurri hauek egikaritu egin beharko dituzte eta kezka hau haiek ere badaukatelako pasa den uztailean tapia andrea tokiko alkateekin jadanik batzartu egin zen hor indartuz programaren

adostu duten estrategia bat egitea eta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

egun on guztioi bueno pozik gatoz

gobernuko kideekin eskerrak ematea jarreragatik eta bereziki mikel arruabarrenari eta iruditzen zaigulako

ponentzia hau benetan garrantzitsua dela egin dizkiogu jatorrizko proposamenari pare bat zuzenketatxo txikiak

legez besteko proposamenari eh bilduren ekimenez sortu zelako eta bigarrena erreferentzia egiteko

iaz ez zegoena eta beraz horrek ekar ditzakeelako aldaketa batzuk zehazteko

krisiak argi dago mundu mailan jo duena ba jotzen ari dela bereziki gogor

horietako bat da aiaraldea ez ulertuta bakarrik administratiboki

non bost udalerri dauden laudio areta barne amurrio okendo aiara eta

baizik eta zentzu geografiko batean non bizkaiko arratian nerbioiko lau udalerri ere sartuko liratekeen ezta urduña arrankudiaga arakaldo

eta orozko beraz esan behar da koronabirusaren krisiak larriagotu

datuak amurrion eta laudion

esan behar da lan prekarietatea dagoela pasa den urtean egindako kontratu berrien ehuneko laurogeita hamaretik gora behin behinekoak izan zirela

lan istripu dexente egon dira eskualdean azken hamar urteetan hogei hildakotik gora egon dira eskualdean kaleratze mamua hortxe dago aipatu da lehen

tubos reunidos ari da azken hamar urteotako zazpigarren ertean orozkoko artiachen ere arazoak dauzkate kaleratze mamuarekin eta beraz

kezkagarriak eta koronabirusaren krisiak larriagotu dituenak baina badaude beste datu batzuk ere kezkagarriak zahartzea eta etxe hutsen kopurua ez da eaeko

bai dagoela mediatik gora mugikortasunari dagokionez azken egunotan adibidez eta hori lotu behar da baita ere koronarioaren krisiarekin murrizketa handiak egoten ari dira ehun hiru linean

ez daudela makinistak linea horretan operatzeko urtarrilera arte gutxienez eta beraz murrizketa handiekin dabiltza eta

tresna garrantzitsu bat eta gero badago krisi honekin ere osasunarekin lotuta dagoena aspaldiko aldarrikapen bat eta da eskualde mailako ospitale bat egotea beraz bueno gai hauetaz eta beste askotaz

gonbidatuko ditugu esan bezala adituak akademiakoak aditu instituzionalak hautetsiak eta

eta bestelako adituak eta arituak eta horiekin batera helburua da plan bat egitea non diagnostiko bat egingo den hainbat jarduera ekimen zerrendatu ondo finkatuta egon beharko direnak tokian denboran eta baita ere aurrekontuan ere

zehaztea denboran ekimen horien gauzatzea ebaluatzen joateko

badakigu administraziotik bakarrik ezin dela eskualde baten sozioekonomia berpiztu edo suspertu baina

administrazioak izan dezakeen lana katalizatzaile moduan eta babesle moduan eh bildutik ere badugu aurreko legealdiko ponentziaren eskarmentua gure ekimenez sortu zen ezkerraldea meatzaldea eta oarsoaldea suspertzeko

eta espero dugu hemen ere esan den bezala talka plan interesgarri bat mahai gainean jartzea neurri ekonomikoekin batera noski eta epe luzeago begira beste plan estrategiko bat egotea gure partetik

ponentzia hau interesgarria izan dadin eta ea denon artean aiaraldea sozioekonomikoki suspertzen dugun eskerrik asko

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

guztioi elkarrekin podemos izquierda unida taldetik baita ere babestuko dugu ponentzia hau aiaraldea

bezala eta noski jarrera berdina mantenduko dugu garrantzitsua iruditzen zaigu zentzu horretan baita ere denboran

mugatzea modu batez ezkerraldean eta oarsoaldean berpizteko sortu zen ponentziarekin

luzatu zela eta baita ere gure ustez garrantzitsua da eta bai

ebazpen proposamenen inguruan ganbera honek

eskualdeak suspertzeko ponentzia horrekin ba modu batez aprobatu ziren

hemen legebiltzarrean jarraipen gutxi edo kontrol gutxi daukagu honi horri buruz

ni los posibles acuerdos gauza gehienak ja esanda daude baina bai gure

garrantzitsuenak eskualde eta herri hauetarako modu batez edo industria mantentzea eta sustatzea esanda dago laudio eta amurrion batez ere iragarri diren azken urteotan iragarri diren murrizketak ekiditu behar dira badakigu ze

orain ere esan den artiachen asuntoa eta nik uste dut zentzu horretan eusko jaurlaritzari bueno ba lidergoa hartzea edo

eta batez ere enpleguaren kalitatea eta segurtasuna bermatzeko

osasun arloan ere bai ba ez dakit zenbat hamarkada daramagun eskatzen aiaraldeko

ospitale eskualdeko ospitalea baita ere lehen sektoreari laguntzea

eskerrik asko martínez jauna erantzuten norbaitek parte harte nahi du ez beraz

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu euskal sozialistak euzko abertzaleak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ohiz kanpoko laguntzetan premiaz hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bilduren ordezkaria den rodriguez jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak egun on

covid hemeretziri eusteko neurrien ondorio ekonomikoez ari garenean

zati bat bizi den egoeraz jabetzea ondo jabetzea komeni da

krisiari aurre egin ziona baino askoz ahulagoa da

hasi aurretik datu eta adierazle gehienek argi erakusten zuten herritarren bizi baldintzak egin zutela bi mila zortzitik egia da herritarren zati batek atzeraldi handia gainditu zuela baina beste batek edo beste zati batek ez zuela egin eta are garrantzitsuagoa dena

arazo nagusietako bat zela familiek ez zutela gaitasunik epe ertain eta luzera bizi baldintza duinak bermatzeko gure herrian

covid hemeretziren krisiak eragindakoa esaterako krisia hasi zenetik ikusi ahal izan dugu nola

prestazio desberdinak eskuratzeko baldintzak malgutu egin dira eta

sortu egin dira euskal autonomia erkidegoan babes sistema osagarria badugu diru sarrerak bermatzeko errenta etxebizitza prestazio osagarria eta gizarte larrialdietarako laguntzak osatzen duten sistema

testuinguru honetan gure ustez paper funtsezko bat bete dezakeena baina tamalez jaurlaritzak orain arte ez du proposatu bertan larrialdi egoeran egoeraren ondorioz sortutako egoerei erantzun ahal izateko aldaketa bat bakar bat ere txertatzea

bat diru sarrerak bermatzeko sisteman premiazko neurriak hartzea covid hemeretziren krisiari ondoriozko beharretara egokitzeko eta bi

banakotasunaren unibertsaltasunaren eta baldintzarik ezaren printzipioetan oinarrituta hori da

zuen karrilean kokatzen gara zuen karrilean gure legez besteko proposamenaren helburua da covid hemeretziaren ondorioz ezarritako

erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzetan hainbat hobekuntza txertatzea beraien babes helmena handitzeko ez besterik pandemia hasi zenetik

erregulazioko espediente aurkeztu dira erkidegoan hauek aurreko astera arte

ukitu dituzte familia horietako askok ezinean dabiltzate euren soldatak murriztu egin direlako nabarmen gehienez gehienez

hirurogeita hamar ari direlako jasotzen

aurkeztutako eskaera kopurua kontuan hartuta eskaera guztiei baiezko ebazpena ematen bazaie eta noski ez da hori gertatuko

langileei babesa emango die jaurlaritzak hau da aldi baterako enplegu erregulazioko espediente batek eragindako langileen ehuneko lauari emango

mailan egon legebiltzar honek behin baino gehiagotan

nahikoak ez direla gure errealitate ekonomikorako egoera horretaz jabetzeko nahikoa da

erreparatzea ikusi dezagun adibidez estatu mailako pobrezia atalasa

hemeretzi mila eurotan kokatzen da eta erkidegokoa

hau da gure erkidegoak osagarri politika handinahia izan behar du

emakunde lehendakaritzatik ateratzean eta gai konkretu batekin soilik lotzeak izango duen arriskua mahaigaineratu du euskal herria bilduk eta hona ekarri dugun gaiak

zeharlerrotasunez ez aritzeak zer dakarren aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteen ukitutako langileen ehuneko

emakumeak ziren aldiz ohiz kanpoko laguntza eskatzaileen artean emakumeak gehiengoak dira ehuneko hirurogeita zazpi beraz laguntza hauen babes helmena ez handitzeak emakumeak

zuzenketak aurkezten dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

esker anitza taldeko ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

de las enmiendas presentadas por otros grupos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria rico jauna zurea da hitza

se trata de una cuestión de fondo sozialistok elkarrizketa sozialerako mahaiaren eta bertatik lortutako akordioen alde apustu egiten dugu espainian eta euskadin onak direlako

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok egun on denoi gaur hemen gobernuaren ekintza bultzatzen ari gara legebiltzar honen eginkizun bat

legez besteko proposamen baten bidez eta tresna honek hainbat zati ditu varias partes

apoyando eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna
erantzunen txandara pasatuz rodriguez jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

rodriguez jauna mistoak hitza hartu behar du ez du hitza hartu

mesedez denborak ondo kalkulatu

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza garrido andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señor hernández

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

amaitu da eztabaida eta bozketa

eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza zinatu duen erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y ocho contra beraz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian mistoa taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal talde popularra ciudadanos taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

euskal autonomia erkidegoko egoitza ereduaren azterketari eta espazio soziosanitarioaren garapenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena taldearen proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanosen ordezkaria den

andrea lehendakaria sailburua

euskal autonomia erkidego egoitza ereduaren azterketa egiteari eta espazio soziosanitarioari buruzko proposamena aurkezten dugu eta bueno denok dakigunez hemeretziaren eraginaren ondorioz euskal autonomia erkidego egoitza zentroetan hainbat pertsona hil dira eta

kontuan hartzen badugu egoitzen hilketak egon diren

izan da ehuneko hogeita hamazazpia

egoitza zentroei buruz eta momentu honetan gertatzen ari denarekin ezin dugu

eta behar den hausnarketa egitea uste dut ezinbestekoa dela eusko jaurlaritzak azken denboraldian neurri desberdinak hartu ditu

desarrollado argi eta garbi adierazi behar dugu eusko jaurlaritzaren eta foru aldundien kudeaketa

ezinbestekoa da egon diren gabeziak ezagutu behar dira eta

eszenatokia ezagutzen dugunean eta argazki hori zehatza edukitzen dugun momentuan bada segur aski dagozkion neurriak

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideak eguerdi on berriro ere

legebiltzarrak laugarren aldiz laugarren aldiz eskatzea jaurlaritzari adinekoentzako egoitza zentroei buruzko dekretua berrikustea araudi berri hau araudi berri hau aurreko urteko uztailean ebatzi zuen jaurlaritzak hogeita bi urte zituen araudia ordezkatuz bere edukia adinekoentzako zaintzaz kezkatzen ez den eta arduratzen ez den norbaitena zen

nire hitzak erabil ditzaket baina nahiago dut dekretuak izapidean zehar jaso zituen dozenaka txosten

baina hasi baino lehen jabetu zaitezte auziaren garrantziaz gaur egun mendekotasun hau den hemezortzi mila pertsona baino gehiago bizi dira erkidegoko egoitzetan eta hauek zaintzeko

ni ocupados ni preocupados jarrai dezagun hirugarren sektore sozialak dekretu proiektuari aurkeztutako alegazio batek ohartarazpen hau

arestian aipatu dudan alegazio batean esaten nuen arkitektura aldetik zoragarriak izango zirela zioen baina benetan arkitektura aldetik zoragarriak izango al ziren erkidegoko egoitza zentroak hori egia zen bueno aurreko urteko uztailean jaurlaritzak

dekretuaren lehenengo xedapen iragankorrean jasotzen zen bezala martxan zeuden egoitza zentroek ez zuten baldintza material berririk bete behar

hau da hirurehun eta berrogeita hamar egoitza zentroetako errealitate materiala ez zen inoiz aldatuko ni preocupados ni ocupados

y este decreto es un buen ejemplo de ello gaur eztabaidatzen ari garen dekretuak merezi izan zituen iritziak irakurtzen jarrai nezake baina

eskerrik asko eskerrik asko rodriguez jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak ipiñazar

legebiltzarburu andrea bueno sailburu eta legebiltzarkideok egun on denoi bueno hitzartze hau hasi gura dut zure baimenagaz nik

entzun dut esaldi bategaz nagusienak niri esaten doustean esaldi bategaz

guk orain arte negar askogaz lortu dugun guztia egia esan esaldi hau bueno segun zein perspektibatik ikusten den

bizi kalitate on bat mantentzeko perspektibaren aldetik denok ados egongo gara baieztatzen dugunean gure amama eta aitite beraien onena eman zauriena

dagokigu eurenganako benetako esker ona adieraztea gure bizitzak

eta hori errealitate bat da hori holan da baina honegaz batera

kezkatuta deuztela eta benetan diot askok kezkatzen deuzte eta pena ematen deuzte

egoera honen inguruan egiten daurien erabilera toxikoa eta nire ustez diskurtso guztiz alarmista honegaz

edo kritikarik onartuta ez denik edo autokonplazentzian

murgiltzen denik nik hori ez dut esaten badakigu egoera honek ondorio oso larriak ekarriko dauzela eta ekarten badirela gizarteko hainbat esparrutan baina egie da holango krisietan askotan ikusten dela orain arte egindako lan guztie eta esfortzu guztiek

edo suntsitu egin den eta gure kasuen nik uste dot ez dela inondik inora suntsitu

erakutsi zindoskue baliabideak egokitu eta hobetuten saiatu direla

eta horren adibide dekogu adibidez ordiziako san josé egoitzan positibo

adineko pertsonak hartzeko berrogeita hemezortzi plaza berri ezarri dauriezala orain arte eibarren egon diren berrogeita hamasei

hau adibide bat baino ez da eta beti esan dugu kasuan kasuan aztertu beharreko

baina ikusten da hobekuntza eta baliabideen egokitzapena eta indartzea

lehenengo momentuen pandemiaren lehenengo olatuen oso egoera larria bizi izan zen egoitzetan eta

baina pandemiaren bigarren agerraldi honetan erantzun askoz egokiagoa emon da birusa hobeto mantendu izan da eta egoiliarrak hobeto

familiak bizitape hobetzen dabiz eta bizitza amaieraren momenturako be arie dire aurrerapausoek

ondiño be egokitzapen eta indartze horiek egon beharko dire birus hemen dagoelako eta ondiño be egokitzatuten joan behar garelako

egoitzen dekretua egokitzeko asmoa dekola egoera berri honetan ikasitakoak ikasite horren inguruan egongo diren lanketa

eta bertatik datozenak dekretu hau gainbegiratzeko balioko daurielakoan gauz

eta beti onartu ezin dugu krisialdiaren hasieran egoerak

baina onartu beharra dago ikasten goazen heinean eta hau danontzako izen de barrie

ikisten goazen heinean egokituten gabizela eragin positiboa

lehengoan irakurri nauen taberna bateko atean

eta ikusi ahal izan izen det bigarren olatu honetan adin nagusiko pertsonen egoitzek hobetu

erabaki horien ondorioz horregatik ebaluazioa eta hobekuntza dire

lo más parecido posible a su hogar gure aldundiek dagoeneko adierazi durie zein egoitza zentru eredutara joan gure daurien

eta horretarako lanean dabiz biruse etorri baino lehenagotik be bai danok gura dogu gure nagusienak ahalik eta ondoen zaindute egotea denok gobernuak be bai

aldaketak egiten ari dire zentroetan egunetik egunera

dauz gure erdibideko puntuek zeintzuk diren baita gobernu akordioan esaten dena be bai orduan ez errepikatuteko ba aurrera segidukot guzti honengatik

gure erdibidekoaren alde egingo dugu jarraitu beharreko bidea dela

uste dogu erdibideko honegaz puntu batzuetan bada be gehienok ados egongo garela baina akordiora helduteko jarrerarik ez dot ikusi beraz pena handie da barriro orain dela aste biko egoera berdinean egotea gai honeri dagokionez beste barik eskerrik asko

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria gonzález andrea zurea da hitza

eguerdi on mahaiburu andrea mahaikideak eta legebiltzarkideok

urte erdia eman zuen adinekoen hainbat egoitza bisitatzen eta mediku erizain pertsona adineko pertsonak eta senideekin hitz egin zuen

eta jaisten gaituena literaturaren boterearekin geure etorkizunerako prestatzen gaitu aldi berean ahal dugun bitartean maitagarriago izateko eskatzen digun bitartean gure gizatasun ahaztuari dei eginez

con la que están trabajando cada día cada hora haiek ere prozesu horiek jasan dituzte zaintzen dituzten pertsonengandik eta beraiekin lan egiten dutenengandik zerbitzu pribazitatuen ondorioak jasan dituzte eta pairatzen dituzte azken hiru urteetan ia ezer ez baita

erakundeek urteak daramatzagu adinekoak gaizki zaintzen eta egoitzen egoera larria ez da koronabirusaren ondorioa ez krisi honek estrukturala zen estrukturala da zerbait agerian utzi eta larriagotu du lan prekarizazioak eta sektorea jasaten ari den krisia erakundek

eztabaida sakona egitea zaintzak gizartean duen lekuari buruz eta bereziki adinekoak zaintzen dituen sistemari buruz arreta berezia jarriz egoitzei eta etxez etxeko laguntzari oso pribatizatuta

hori guztia lortzeko ratioak handitu eta bestelako bizitegi eredu bat defendatu behar da eta kostuak merkatzeko pentsatutako eredu makroerresidentzialak

y de sus familias en los ámbitos de gestión orain inoiz baino gehiago sektoreko langileekin eta gizarte eragileekin komunikazio bide irekia mantentzea

erantzukizun delako arrugas

esan bezala ke usaina dago kea ere badago baina kanpoan gertatzen ari den ekitaldi baten ondorioz da antortxa batzuei su eman die eta bueno piztu dituzte eta hortik sartzen zaiguna

bueno erantzunen txandara pasako gara euskal talde popularra ciudadanos

eskerrik asko presidenta andrea sailburua legebiltzarkideok egun on berriro

mila esker presidente andrea bueno igual conviene que

eskerrik asko rodriguez jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko berriro be bueno ea kapaz nazen danari

garrido andreak esan dau irailean martxan jarri dela protokoloa bai eta zuk aipatu dozu ondiño emaitzak ikusi behar direla orduen emaitzak ikusi baino lehenago ez gara hasiko lanari aurreratuten ez hori hasteko gero

politikeria egitea eta alderdikeria egitea eta ez politika egitea eta benetako akordiotara heltzea geroago a

bale dekretua indarrean dago dekretua indarrean dago hemen planteatzen dena da

indarrean dago eta egon da epe guzti honetan indarrean egon da baina

bueno eta gero eztabaida entzun eta gero lehenengo orain dela aste bi eduki genuen plenoan

eta gero eta adosago nago berak esan zauenagaz ezin dela

bigarren olatu honek ekarri dauzen ondorioak errezidentzietara eta horren inguruan

arazoa da erdibideko ezberdinetan agertu den moduan arazoa da

hori da arazoa eta bigarren olatu hau erabili dela eredu hori

baina mesedez ez erabili nik eskatuko neutzon ez erabiltzeko pandemiaren iluntasune hemen bakoitzak gure dauen eredua mahai gainean ipintzeko beste barik eskerrik asko

martínez andreak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos ezker anitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita zazpi abstentzio beraz ez da onartu jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bi contra sei abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena herritar orori jarduera fisikora eta

bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh beldu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrak ematen hasi nahiko

garai konplexu eta zail hauetan ausartak izaten ari diren guztiei erabakiak hartzeko beldurrik izaten ari ez direnei hanka sartzeko beldurrik izaten ari ez direnei eta ez daudenak begira zer gertatuko ote denaren horri ez eta urrats bat ematen dutenei

eta gauza guztien gainetik osasuna herrigintza komunitatea eta etorkizuna lehen lerroan jartzen ari diren guztiei hau da haurren aisialdia eskola kirola jarduera fisikoa bizitza aktiboa kultura

guzti horiei klubei izugarrizko herrigintza eta lan soziala egiten ari direlako gure gazteekin eta hainbat osasun etxetako langileei borrokatu dutelako orientazio zerbitzuak osasun etxeetan

bizitza aktiborako programekin jarraitzeko aupa

ekimen hau aurkezteko zioko azken paragrafoan idazten nuen bezala

oraina eta etorkizuna diren gure haurren eta gazteen bizitzak hipotekatu nahi ez baldin baditugu gizarte osasuntsu bat kolokan jarri nahi ez baldin badugu

fisikoa kirola eta kultura zeren zoritxarrez osasun biologikoari ari gara begira eta ez globalari eta ondorioz umeak gazteak adinekoak kronikoak bidean abandonatzen ari gara baztertzen ari gara hau da produkzio katetik kanpo geratzen diren pertsonak baztarrean uzten ari gara justu osasunak gehien sustatu behar denean osasuna deuseztatu egin dugu

txertorik hoberena da zeren bakoitzak daukan osasunaren arabera eta guztiok dugun osasun kolektiboaren arabera hobeto

munduko osasun erakundeak plan estrategiko bat dauka horretara begira covid hemeretzi garaia zoritxarrez desmugiment garaia bilakatu da ez dakit gogoratzen duzuen zer den mugiment plana

estrategia oso bat da jaurlaritzak oso ondo teorizatuta

osasuna zeharlerroan sustatzen duena adin eta esparru guztietan eta justu orain gehien behar genuenean eta justu orain traktoreak diren osasun saila eta hezkuntza saila trakzionatu behar zutenean justu kokatu dira mugiment planaren muturrean kontrako norabidean

bidez osasuna baztertu da debekua

eta adibide zehatzak jarriko ditut hitza hartze honetan ikusteko zer gertatzen ari den egunerokoan kalean herrietan eta

gogoratzen duzue pandemia aurretik jaurlaritzak nola onartu zuen lege egitasmo bat kirol lege proposamen berri bat bonbazo bat izan zena izugarrizko titularrak eman zituena eta legea oinarritzen zena hezkuntza eta osasun saila artikulatutak

justu kontrakoa egin da covidak etorkizuneko parametroetan jarri gaituenean ez gara gai izan etorkizuneko parametro horiek irakurtzeko eta

bizitza aktiboa kirola beraz non geratu da teorikoki apurtzailea zen

lege horren filosofia gogoan dut borradore hori lantzeko bilera egin zenean esaten zen win

akordioa horretarako bidea izatea nahiz eta pixkatxo bat beldurtuta gauden edo ikustear dagoen

ze norabidetan joango diren ez zeren zur eta lur geratu ginen aurreko prentsaurrekoan entzun genuenean federatua

debekatuko dela ez dakigu zehazki zer esan nahi duen horrek zeren federatua ez den kirolean ez dago lehiaketarik orduan ez dakigu horrek eskola kirola debekatuko duen edo zer egingo duen espero dezagun hori horrela ez izatea pena bat da pena bat da jaurlaritza eta gainerako erakundeak eta gainerako erakundeak esaten dudanean kolore guztietako erakundeak sartzen ditut baita gureak ere pentsatzen dugu guztiok autokritika egin behar dugula zoritxarrez gurpil horretan sartu garelako ez ministeritzak lehenengo olatutik ardatz bat jarri zituen lehenengo ardatza

neurri batetan uler daiteke baldin eta beste guztia ez bada alboratzen baina bigarren ardatza izan zen

federatua birusak bereiztuko balu bezala zeintzuk diren ze pertsona diren federatuak eta zeintzuk ez diren

eta hirugarren ardatza izan zen publikoa eta pribatua kirol bera publikoan ezin da egin eta pribatuan egin daiteke

segurtasunaren eskeman kirola segurtasunez egiteko bakarrik dirua dutenak egin dezakete hori da sustatzen ari garena

hiru urte zahartuarazi ditugula edo haurtzaroan ikusi zer gertatu zen udalekuekin hainbat udalek udalekuak itxi egin behar izan zituzten baina english school ez eta gisa horretakoak ez

ikusten duzue zelako arrakalak sortzen ditugun edo beste adibide batzuk gazteak praktika federatua daukate bakarrik beraz federatua izatea pribilegioa bilakatu da eta erakundeak ez dira ohartu gazteak botelloia egiteaz gain beste gauza asko egiten

eta gazteak arduratsuak direla aktiboak direla eta beraiekin kontatu behar dugula egia da lehendik ere kirol federatuan arrakala gizonezkoen eta emakumezkoen artean handia zela batez ere gizonezkoak egiten zutelako ba imajinatu orain beste irizpideak baztertzean zer gertatu den ez eta hau zuzendu behar da ze berez kirola ez da instrumento neutro bat

eta adibide gehiago jarriko ditut iruditzen zaidalako oso inportantea dela ohartzea gure honen onartzen diren erakunde nagusiak onartzen dituzten aginduak protokoloak eta ikusteko nola eragiten duten

irizpideak aldatzeko begira osasun etxeetan lan askoren ondoren erakunde arteko zeharlerroko lanaren ondoren udalak

gizarte zerbitzuak kirol zerbitzuak eta osasun etxeetako anbulategiak bizitza orientazio zerbitzuak jarri zituzten osasun etxeetan eta hori zer da ba begira emakume bat osasun arazo asko dituena bakarrik

orientazio zerbitzuetara eta horrek tipitapa programan edo beste programa batean sartzen zuen eta horrela

baldintzatzen zuten indikadoreetan eragin egiten zen eta hobetu egiten zen eta hori zientifikoki

dago baina programa guzti hauek gehien behar genituenean bertan behera geratu da eta ikusteko adibide bat gipuzkoan hogeita bat bulego genituen bat bakarrik erori da gipuzkoan ez hain gaizki bizkaian hamaika bulego genituen sei bulego geratzen dira eta araban oraindik lan asko dago egiteko eta hainbat osasun etxek borrokatu dute udaletxeekin

beasain deba eta eibarren hiru kolore desberdin lortu dute eta egiten ari dira zailtasunak zailtasun eta txapela kentzeko lana egiten ari dira

adin desberdinetako jendearekin eta hau covidari aurre egiteko inportantea da osasuna ikuspegi globalarekin begiratu behar dugulako

geratu gertatu zen begira tolosan geneukan sare bat laurogei adinekoena laurogei adineko astean taldeka

eta gainera hiru institutuko gazteak beraiekin joaten ziren eta gazte horiek laguntzen zien

lana eginda zegoen urteetan sarea intergenerazionala

herrigintza ba bertan behera geratu da inolako alternatibarik

agian momentuan ez zen posible izango generazioak nahastea

eta bertan behera geratu da eta honek

eta honek eragina dauka gure bizitza ez izatea bizitza duina ikastetxeko eskola kirola ere jaurlaritzak ia debekatzear izan zuen ze hezkuntzak protokolo bat onartu zuen eskolaz kanpoko jarduerak

desgaitasuna dutenekin hasieran osasun sailak trabak jarri zituen baina zuzendu zuen eta orain bideratzea lortu da eta oso lan txukuna egiten ari da

baina alternatibak aztertu daitezke beste era batetara egin daiteke berpentsatu behar da ezin dena egin da ba orientazio zerbitzuak osasun etxeetatik atera eta programak itxi covidak nik ez dakit gure adinekoak hilko dituen

herritar vulnerableenak hilko dituen baina erakunde nagusietatik ezartzen ari diren irizpideak eta neurriek

ze sortzen ari garen inpaktua ikaragarria da dena ezin da debekua izan alternatibak alternatibak alternatibak sormenaren garaia da

komunitatearena sarearena gauzak beste era batetara egitearena begira orain esaten zaigu krisi gogor batean gaudela datorrena gogorragoa dela ez dagoela dirurik

zeharlerroan sartu genitzake irizpide diferenteak bai eta jarduera fisikoa ere genero ikuspegia bezala hizkuntza ikuspegia bezala ere

bai baina horrela egingo dugu ezin da izan ez

bai ausartu behar gara erabakiak hartu behar dugu eta batez ere osasunean inpaktatu behar dugu

eta ez dago ezer asmatu beharrik dena teorizatuta dago begirada aldatu behar da askotan zentratzen gara ez kirola lehiaketa

gure helburua izan behar da ez kirola sustatzea baizik eta kirolariak sustatzea begirada aldatu behar dugu ez eta bukatzeko ideia batekin bukatu nahiko nuke ze pentsatu nahi dut hilabete hauetan zerbait ikasi dugula guztiok

eta hartzen diren neurriak esan nahi dudana da hartzen diren neurriak ezin ditugu kontrajarri osasun parametroekin

neurriak mugikortasuna mugitzekoak osagarriak izan behar dira bestela osasunean negatiboki eragingo dugu adibidez etorriko balira

perimetralak edo konfinamendu osoak ez dezagun talkan jarri osasun irizpideekin jarri lehen lerroan osasun sustapena

galesen esaterako jarri dute konfinamendua baina haurrak ikastetxeetara doaz orduan goazen mentalitatea aldatzera

osasunean negatiboki inpaktatuko dugu eta

pairatzen ari gara goazen begirada aldatzera goazen eskema berpentsatzera

egitera batez ere gure herritar zaurgarrienengan pentsatuz umeak

adinekoak kronikoak produkzio katetik kanpo daudenak bai ausartuko gara hemen

osasun bestelako parametro batzuekin galdera berriak egitera ausartuko gara galdera berriak egitera erantzun berriak bilatzeko

kontsumoko ardatzetik kanpo beste era batetara bizitzeko planteamenduak egiteko beste era batetara sozializatzeko planteamenduak egiteko pentsatu nahi dut baietz eta pentsatu nahi dut baietz ba iruditzen zaidalako gaur lortu dugun akordioa txikia izan arren inportantea dela zeren

eta zehaztu dugu pandemiaren eboluzioarekin batera egokitzen joatea eta alternatibak bilatzea herritar guztiek
bizitza aktibora sarbidea izateko ere alternatibak eta eskerrik asko ubera andrea eta abar eta abar eta

guztioi eskerrik asko zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

ezker anitza taldearen ordezkaria den gustavo angulo jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on gaur egun sedentarismoa mehatxu handia da gure gizartearentzat eta hilkortasunaren laugarren faktorea

jarduera fisikoa esaten diogu energia kontsumitzen duen gorputzaren edozein borondatezko mugimenduari erraza dirudi baina euskadiko helduen ehuneko

jarduera fisiko nahikoa osasun egoera ziurtatzeko jarduera fisikoa eta kirola dira gure bi kalitatearen eta osasunaren beraz funtsezkoak dira gure banakako zein taldeko ongizatean kota altuak lortzeko covid hemeretziaren osasun krisialdiaren zehar eta

mugikortasun murrizketen fasean euskal biztanleria osoa are gehiago jabetu eginda ariketa fisikoa egitearen garrantziaz eta ariketa fisikoak osasun fisikoan eta mentalean eragiten dituen

gure taldearen ustez gizarte aktibo bat ezinbestekoa da ongizate

horrek gizarte zoriontsuagoa produktiboagoa eta osasuntsuagoa ekarriko da aldi berean gure osasun sistemaren jasangarritasuna areagotuko da kirola ez da aisialdia mugatutako jarduera fisiko bat ezta lehiaketetara mugatutako kirol ariketa bat ere izan ere kirolak

eta gizarte balio erabat zeharkakoa da jarduera fisikoa eta kirola funtsezkoak dira gazteriaren hezkuntzarako

eskerrik asko molina andrea erantzunen txandara pasatuko gara eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

lo que estamos haciendo zeren a ver nik ez dakit lehengo bizitza bueltatuko den edo ez baina egin behar duguna da

seguraski datorren etorkizuna ere aldatuko da eta egin behar duguna da osasuna lehen lerroan jarri bai eta

kontuak eta badakit bost tekniko horiek gainezka daudela kirol egitura kirol zuzendaritzak daukan lanari

hilabeteak ez hogeita lau ordu hilabeteak erantzun gabe protokoloa klubak egin dituzte federazioak egin dituzte eta

eta eskertu nahi diet batez ere hor militatzen ari diren herrigintza egiten ari direnei ba egiten ari diren lan guztia eta iruditzen zait

lanean elkarlanean jarraitzeko dauden egoera hobetu ahal izateko ez

oso ondo dago dokumentuetan gobernu akordioetan neurriak jasotzea

adibide oso zehatzak eta kolore desberdinetako udaletxeena

duguna zeren orain alternatibak eskaintzeko momentua da gauzak beste era batetara egiteko momentua da sormenarena komunitatearena sarearena

eta guretzat barrio jauna lehia

guretzat garrantzitsuena da edo helburua izan beharko litzateke osasunean eragiten duten adierazleetan

herritar bakoitzarengan eta kolektiboengan zeren osasunean zenbat eta gehiago eragiten dugun askoz ere hobeto egingo diogu aurre pandemiari

zer gertatu den nik ez dakit covidari aurre egiten ari garen baina osasuna izugarri kaltetzen ari da osasun mentala osasun fisikoa ze hau ez da bakarrik osasun biologikoa eta osasun globalaren ahazten ari gara

eman ditzaket eta iruditzen zait zuek ere ezagutzen dituzuela

goazen ditugun parametroak eta eskemei buelta bat ematera eta

madrilek lehenengo olatuan ezarritako parametro horiek alegia lehenengo profesionalak eta ado planekoak ulergarria izan daitekeena baina besteak ahaztu gabe

federatuak eta ez federatuak aldatzeari goazen

pribatuari zeren arrakala areagotzen ari gara

baina batez ere zaurgarrienak direnak birusaren aurrean ere horiek

horiei bizitza aktiborako baliabideak jartzea zeren

daukat sentsazioa ahaztu egiten ditugula osasun neurriak bai

hainbat neurri mugikortasuna murriztu behar direla baina horrek ez du esan nahi

hori indartu behar dugu eta horretarako beste alternatiba batzuk bilatu behar ditugu egoera honetan beste era batetara egiteko baina egiteko

umeak etxean zaurgarrienak etxean azkenak irteten goazen buelta bat ematera eta orain konfinamendu

goazen ahulenei beste tresna batzuk ematera beraiek indarrean jartzeko beste herrialde batzuetan egin duten bezala

galesen umeak eskolara joango dira konfinamenduan

esan nahi indikadoreetan hobeto egongo zarenik baina osasuna hobea izango da eta horrek ere lagunduko dizu eta gero ondorioak ez dira hain txarrak izango zeren albo kalteak eta ondorioak ere kudeatu behar ditugulako ez eta espero dut zentzuz jokatzea

hausnartzera behar dugu eta goazen bizi berri plana hartu

herritar ahulenak erdigunean jartzeko osasuna sustatzeko eta osasunean eragina daukaten indikadoreetan eragiteko eta gaur ekarri dugu horietako indikadore bat dela bizitza aktiboa

herri honek bizipoza behar du bizipoza euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna bertatik

gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos angulo hitza hartu behar du bai bertatik

pastorrek ez du hitzik hartu behar eta molina andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dugun erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto alde bat

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

lanbide euskal enplegu zerbitzuaren erreformari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den garrido andreak

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburua ematen du gobernutik ez dela inor geratuko gai garrantzitsu honetan berriro alderdi popularrak gai interesgarri bat ekartzen du

eta berriro legealdi honetan babes sistemari eta lanbideri buruzko eztabaida ekarri dugu kontuan izanik gobernu honek azken

sei urteetan urkullu lehendakariarekin gai honetan ez duela ezer egin eta ez duela konponbiderik bilatu

herritarrak kezkatzen dituen gaiekin aritzen da aurreko legealdian aritu zen eta horrela egin genuen eta berriro egin dugu edo egiten ari gara legealdi honetan podemos decir claramente que

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu legebiltzarkideok eguerdi on denoi aurreko

garrido andreak hitzez hitz aurreko eztabaidaren laugarrena eta bostgarrena puntuak ekarri zizkigun orain

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

relato hori gogoan daukat baino relatoan ahaztu zaizu aipatzea ze nik

diru sarrerak bermatzeko errentaren ingurukoa eta lanbideren ingurukoa bietan akordio oso zabalak eta oso garrantzitsuak hartu genituen bi gaien inguruan

zoritxarrez zapuztuak izan zirela gobernu honengatik

egia esan batzuetan gertuago sentitzen zaituztet eta beste batzuetan orduan baino urrunago ekimenari dagokionean

betikotik asko izan du uste dut arregi andrea zela bera falta da gaurko honetan ere guanche andreaz aparte

gustatuko litzaidake esatea baina ez da ez da zoritxarrez horrela eta ez da horrela urtetan

sistemaren nondik norakoa erabat desitxuratu eta onuradunen estutze soziala eta estigmatizazioa ekarri dituen estrategia honek zuen diskurtso kriminalizatzaile alarmista eta zatitzaileak

tantaka tantakako estrategia honek diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko iruditegi kolektiboa iruditegi kolektiboan eragin itzela izan du

eta ondorioz diru sarrerak bermatzeko errenta ikutua dago oso ikutua

eta antzeko egoera batean lanbide horrelako estrategien aurrean epelkeriarik gabe eta irmotasunez erantzun behar dela uste dugu guk anbiguetaterik gabe gaiak eskatzen duen determinazioagatik eta egoera okerrenean dauden horiekin dugun konpromisoengatik guk zuzenketarik ez dugu sartu gaur ze ekimenak gure ezezko borobila jasoko duelako zure ekimenaren oinarrian dauden asmoak

euskal herria bilduk garrido andrea eta egia da asko hitz egin du legebiltzar honetan diru sarrerak bermatzeko errentaz eta lanbidetaz

ze lanbideren inguruan eztabaida publiko konpartitu bat egitea adostu genuen eta horri ere muzin egitea erabaki zuen gobernuak eta gai hauetan

lehentasunak eta posizioak nahiko ezagunak dira eta esango nuke karta guztiak mahai gainean daudela gureak bai behintzat

enplegua sortzea herri helburu potolo horietako bat da esku artean dugun misio nagusienetako bat eta asmo horretan ezinbesteko pieza da guretzako lanbide

erreferentziala eraginkorra eta gardena den enplegurako zerbitzu publiko bat nahi dugu herri honek eta herritar eta herritarrek behar dituzten enplegu politika publiko integralak enplegu politika pasiboak barne dituztenak kudeatzerakoan eraginkorra eta aitzindaria izango dena eta bide horretan aritzeko prest bazaudete

hemen zaudenez mendia andrea zuri ere esaten dizut hein berdinean gure taldearentzat diru sarrerak bermatzeko errenta funtsezko elementua da pertsona ororen duintasuna eta erabakitzeko gaitasuna babesteko baina agerikoak dira disfuntzio eta mugak dituela

urte diseinatutako sistemak babesa zabaldu eta egun sistematik kanpo geratzen diren pertsonak sistemara ekartzea sistemaren eraginkortasuna eta babes gaitasuna handitzea egun dituen disfuntzio eta desdoitzeak zuzendu sistemaren kudeaketa hobetu eta normalizatzea

e eta gauzak horrela ikusirik ekimena eta ikusirik emendakinak zenbait kontu aipatu nahi nituzke alderdi popularrari esan nahi nioke aurrean edukiko gaituzuela horrelako diskurtsoekin jarraitu jarraitu ezkero ezta baina gobernua sostengatzen duen taldeari lehenago ere esan dizuet

sentitzen dudala batzuetan gertuago adibidez eta lehengoan hala esan nuen mendia andreak bere agerraldia hemen egin zuenean eta bestetik urrunago

lanbideren atzean zein asmo dagoen egia esan

argi hor planteatzen diguzuena da modernizazio prozesu hori burutzea baina modernizazio prozesu hori behin eta berriro iragarri zaigu

mendia andreak aipatu zuen eraldaketa transformazioa

nik ez dut ikusten eta diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan eskari bat zaindu

baina agerian geratu dira baita ere diru sarrerak bermatzeko errentaren disfuntzioak eta mugak eta azken pobrezia datuek ere erakusten dute babes gaitasuna galdu egin duela eta hori esatea ez da sistemaren kontra egitea kontrara

oso oso inportante bat bere hiritarrak zaindu eta babesteko para proteger mejor y y

no sé a mí no me queda claro eta benetan eta benetan gauden kontestuan garrido andreak ekarri duen ekimenaren kontestuan

mingarria da onartezina eta urruntzen gaitu izugarri zuek

eta denak dakigu zer dagoen alderdi popularraren iniziatiba honen atzean

zuen esku dago ze bidelagun aurkituko duzuen zeren gehiengo absolutu bat daukazue baino kontu honetan ez dut uste

hori egokia denik hemen planteatu diren asmo horiek aurrera eramateko baina denekin denekin akordioa ez da posible aukeratu beharra dago

zertan aurkituko gaituzuen ze edukietan aurkituko gaituzuen eta norekin aurkituko gaituzuen bai lanbideri dagokionean eta bai diru sarrerak bermatzeko errentari dagokienean badakizue

baina agian maite ezazue gutxiago eta maita ezazue hobeto eskerrik asko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

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak aiartza jaunak ez du hitzik hartu behar eh bildu kortajarena andrea zurea da hitza

mendia andrearen agerraldian esan nuen ni benetan poztuko naiz idoia mendiak lehengoan hemen agerraldia

bai dirusarrerak bermatzeko errentaren legearen erreforma

eta bai lanbideren eraldaketa prozesu hori baita datozen egunetarako antolatu dituzuen jardunaldi horietan lanbideren inguruko jardunaldi horretan markatzen diren helburuetara bideratzeko ahalegin horretan saiatzen baldin

gure diferentziak izango ditugula zuekin zuekin denokin hori argi dago baina ez da hori zuek zuen emendakinean jaso duzuena oso urrun dago zuen emendakinean jaso duzuenetik

ze uste dut bide horretan eta lehengoan ere esan nuen aurkitu gaitezkela eta guk ahalegin hori egiteko prestutasun osoa dugu badakizue non egongo garen zeintzuk diren gure proposamenak

hitz egin beharrekoak eta non gauden eta ez galdu aukerarik ze orain aukera leiho oso potenteak irekitzen dira batetik

baina eske herri honetan gai hauetan aritu eta aditu diren eragileek marraztu digute bost sei elementuen inguruko kontsensu zabal bat probestu probestu ze gero zuek denok hirugarren sektorearen

beraiekin argazkiak ateratzen dituzue lankidetzarako zuen prestutasuna agertzen duzue baina gero hona ekartzen ditugu proposamen zehatzak egiten dituzte

eta kontutan hartu beharreko gauza bat zuek proposamen bezala oinarri bezala honi ekiditeko heltzeko

orduan mesedez argitasun pixka bat koherentzia pixka bat

pixka bat bide horretan bide horretan aurkitu gaitezke horren bidean ez gara sekula aurkituko

ez gara aurkituko eskerrik asko kortajarena andrea eztabaida amaitu da
eta bozkatuko dugu lehenengo mistoa taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka bat boto alde hirurogeita zortzi contra bost abstentzio beraz

euskal talde popular ciudadanos taldearen jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita hamabi contra bat abstentzio beraz